eskerrik asko semper jauna beti hitzarekin borrokatu dut beti adierazpen

alde egia da presoen eskubideen alde beti borrokatu dudala beti lan egin dudala baina arazoa da hemen hitzak ez dira molestatzen dutena

hitzen atzean hemen jardun bat preparatzen ari da eta esan dudan bezala lehen hemen interes handia dago madrilen dauden

hitz horien interpretazioa hemen egingo den interpretazioa entzun dezaten eta gure kontra jardun dezaten hitzak orain ematen du molestatzen dutenak nahiz eta hitz potoloak kalumniak ere erabiltzen dituzuen

arantza quiroga legebiltzarreko presidentea izan zenean preso politikoei sakon eta zabal hitz

etxe honetan berrogeita hamar aldiz ekarri izan da mozio bat preso politikoen gaia eta hitz horrekin

ze aldatu da orain ze asaldatzen gaitu agian lehenik eta behin

eroso batetik beste indar korrelazio batera pasatu dela eta nolabait gauza batzuk ez zaudetenak ohituta entzuten hasi zaretela beste indar batez

behin betiko amaitu da hortik dator zuen kezka orainaldian ekintza armatu ezean beste gauzak gaitzetsi topatu behar duzue mantra berriak asmatzeko gizartearen

zeuen inmobilismoa ezkutatu nahi duzue oztopo berriak bilatuz

helarazteko ni urtza alkorta bi mila hamareko urtarrilaren hemezortzian atxilotu ninduten esaten du

zuk zuzentzen duzun sailaren aginduetara zeuen ertzainek

urtzaren atxiloketarena baina ia gehiegitxo da hori amaitu

gaia behin betiko gatazka konpontzeko aukera dagoen honetan

horretarako urtza alkortaren hitzak beltrán de herediari luzatu behar diodan

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria ares jauna

eskerrik asko ares jauna eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria

euzko alderdi jeltzaleak bat egiten du nazio batuek erabilitako terminologiarekin hau da

ez direla preso politikoak baizik eta helburu politikoa duten presoak direla motibazio politikoa dela eta legea urratu dutenak

tiroak eman indarkeria erabili dutela edota erabilera bultzatu eta lagundu dutela

guk jarraitzen dugu pentsatzen horrelako debateak ponentziera bideratu

eta elkar arteko liskar gehiago ez sortzeko gure posizioa aurreko emendakin eta transakzional abstentzioa izango da eta gurea baiezkoa botoa emango dugu mila

maribel vaquero andrea eztabaida amaituta

jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal talde sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu

abstentzioak hogeita zazpi ondorioz

zuzenketa bosgarren puntua erretiratuta dagoenez edo beste baterako utzita dagoenez

ez laugarrena gai zerrendako bosgarren puntua mozioa

aurkeztua azpiegitura erraldoien arloan ingurumen eta lurralde politikako sailburuak duen jokabidea ezagutze aldera eztabaida eta behin betiko ebazpena matute jauna zurea da hitza aurkeztu eta aldezteko

legebiltzarkideok eguerdi on berriro ere ekarri nahi izan dugu legebiltzarrera abiadura handiko trenaren zentzua beharra eta bideragarritasunaren inguruko eztabaida eta ekarri dugu hasieratik irtenbiderik eman ez zaion eztabaida soziala delako

behintzat eta ekarri dugu berriro ere agerian jartzeko ingurumenean txikizio eragiten duela ez duela

ezta ekonomikorik ere nekez aterako zaio errentagarritasun ekonomikorik

zituztenak beste garai batzuei dagozkien kalkuluak direlako ez orain eta ez gero itzuliko ez direnak decía que volvemos a traer este debate

garraio azpiegiturak euskal herritarrek dituzten benetako mugikortasun premien arabera egokitu behar dira hau da eaeko eskualdeak kohesionatzen dituzten garraio azpiegiturak lehenetsi behar dira aldi berean

adibidez natura habitaten zatiketa eta isolamendua eta ekosistemen degradazioa horri horrela abiadura handiko trenaren lanak berehala gelditzea proposatzen dugu

buruz hausnarketa sakona egin ahal izateko garraiobidearen kostu totala ekonomikoari gizarteari eta ingurumenari eragingo diona kontuan hartuta horrela

besterik ez mila esker eskerrik asko matute jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna mistoa upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen

eskerrik asko presidente andrea sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on

consideración de la cámara besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

jauna erantzunen txandan sartuz matute jauna zurea da hitza

euskal talde popularrak hitza hartzeko asmorik ez euskal talde sozialistak ez upyd ez dago

aldaiturriaga jauna eztabaida

jarriko dugu eh bildu taldearen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita bat ez

ez da onartuta geratzen jatorrizko testua puntuz puntu bozkatzeko arazorik badago ez

y el resto esan duzu ez bale oso ondo

euskal popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko batgarrena eta laugarrena puntua bozkatu dezakegu

dira jarraian erdibideko bigarrena eta hirugarrena puntua bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita hamaika ez hogeita bat abstentzioak bat ondorioz

euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena hirueletasuna

proposamena aurkeztu duen taldearen txanda da ekimena aurkezteko

beragatik legebiltzarkide jaun andreok eskatzen dizuet legez besteko proposamen honen alde egin dezazuen argitasuna

eskakizun egiten zaizkio zuzen zuzenean hezkuntza sailari lehenik jarraipena eman diezaiola hirueletasuna bultzatzeari ez dezala abiatutako ibilbidea eten bide batez esan beharra dago

lehen deialdiko ikastetxeek ez dakitela oraindik maiatzean gaudelarik zein izango den

ondoren eta ekainean amaituko da

beste momentu batean aritzeko aukera izango baitugu bigarrena argitu dezala behingoz

nondik noraino nagusiak bere burua

eta hirugarrenik ez ditzala moztu atzerriko hizkuntzen arloan irakasleen prestakuntza indartzeko eta ikasleen ezagutza hobetzeko martxan jarritako

baliabideak krisi egoeran ere begiak lurretik altxa eta etorkizunera begira jarri behar baitira

guztiagatik legez besteko proposamenaren alde egin dezazuen eskatzen dizuet señorías hemos sido capaces

y muchas gracias eskerrik asko celaá anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd

euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on eusko alderdi jeltzaleak gizartearen gehiengo zabal batek bezala egin zuen eleaniztasunaren aldeko apustua ondo zehaztuta dugu gure iparra gai honi dagokionez ere guk ez dugu inoiz zalantzan jarri ingelesa jakiteak gaur egun duen garrantzia inoiz

eta kontrakoa esan edo susmo hori zabaldu nahi duena gezurretan ari da

zituela uste dugu eta behin eta berriro adierazi ditugu legebiltzar honetan batetik egitasmo hura adostasun zabalik gabe ezarri zela iruditzen zaigu gobernuak ez zuela inorekin adostu ezta

horregatik abiapuntua eta helmuga ezagutzen ez ditugunez nola jakin eta nola ebaluatu

egin duguna ez dugu gure hizkuntza errealitatea kontuan hartu ez zituen aintzat hartu eskolaren euskalduntze maila desberdinak egindako esperientzia hirueledunak ere baina martxan jarritako prozesua esperimentazioa zen eta arlo desberdinetan egiten diren esperimentazio guztiak bezala indargune eta ahulguneak detektatzeko egiten dira esperimentazioak eta jaurlaritzak logikoa denez ez ditu egitasmo honi dagokionez iraganean egondako akatsak errepikatu nahi edo gabeziak

horregatik detektatuta dauden horiek zuzendu eta gainditu nahi ditugu eta horretarako bere onena emango du jaurlaritzak ondo aztertu behar dugu ikerketa eta datuen bidez zer den eskolak eman eta egin dezakeena horregatik eskolak egin dezakeena egin dezagun eta gainera ondo

eusko alderdi jeltzaleak aspaldi adierazi zituen gai honi dagokionez bete beharko liratekeen baldintzak adostasun sozial eta politiko zabala bermatzea inoiz ez oraingo sistemak izan duena baino murritzagoa orain arteko oinarriei eustea gurasoek duten aukeratzeko eskubidea

ikasleek bi hizkuntza ofizialetan komunikatzeko adina gaitasun eskuratzeko betebeharra eta azkenik sisteman sakoneko aldaketak orokortu aurretik

abiapuntuan hizkuntza bakoitzean dauden maila desberdinak aztertu eta esperimentazioaren amaieran hizkuntza bakoitzean lortu nahi liratekeen mailak zehaztuz

desberdinak eta sare desberdinak aintzakotzat hartuz

ppk duela aste gutxi erabilitako erdibideko baten testua ekarri du berriro ere eta baita upydk ere

duela aste gutxi ez bezala eh bilduk ez du zuzenketarik aurkeztu

jarrera arduratsua iruditzen kritika egitea zilegi da baina hobe kritika eraikitzailea izango balitz

bertsoa botako digutenez guk ere eh bildu

lehen esan bezala legebiltzar honetan onartutako bi printzipioak eustearen alde gaude adostasun zabal baten ondorio direlako gure taldeak uste du ikasketak amaitzean neska mutikoek euskaraz

bi hizkuntza ofizialetan aritzeko gaitasuna izateko duten eskubide eta betebeharrak gehiago eman dezakeela bi hizkuntza ofizialetan

hobekuntzak egin daitezkeela uste dugu horregatik irakasleen etengabeko prestakuntzan eragin behar dugu ikasleek hizkuntza arloan dituzten gaitasun

ingelesean bai baina baita euskarari eta gaztelaniari dagokion ere hizkuntza guztietan alegia berriro diot eskolak

ondo egin dezagun ezinbestekotzat jotzen dugu guztion artean egitea horregatik euzko abertzaleak taldea eta eusko alderdi jeltzalea legebiltzar talde guztiekin elkarlanean aritzeko prest dago hasteko

ados gaude batetik bi hizkuntza ofizialak jakiteko eskubide eta betebeharra eta bigarrenik atzerriko hizkuntzak jakiteak egun duen garrantzia abiapuntu horretan oinarrituta erabaki dezagun guztion artean

eta bestetik hizkuntza horietako bakoitzean zer lortu nahi genukeen gu prest gaude adostasunak lantzeko eta ahalbidetzeko

kalitatezko hezkuntzaren alde ikasleen aukera berdintasunaren alde euskara eta gaztelaniaren bizikidetzaren alde euskal gizarte pluralaren bizikidetzaren alde gaur sinatutako erdibideko testua aurrerapauso bat izan da eta horregatik zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeei

berriozabal andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz eh bildu taldeko ordezkariak dauka hitza agirrezabala jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea

ez duela zuzenketarik aurkeztu eta esplikazioa oso erraza da begira

testua ikusi genuenean iruditu zitzaiguna izan zen hain zuzen más de lo mismo zela hiru aste pasatu dira partidu sozialistak partidu popularrarekin erdibideko bat sinatu zuena eta

ez da inongo sukaldeko lanik inongo gure arteko harremanik izan aurreratzen joateko

eta ez zitzaigun iruditzen aurreratzeko biderik zegoenik

eta inkluso pentsatzera iritsi ginen hain zuzen ere celaá andreak erretiratu ere erretiratuko zuela beraz legezko proposamena orain dela hiru aste tratatu genuelako gai bera eta

hirueleaniztasuna gainera maneirok esan du ere berriro tratatuko dugula tratatu daitezke nahi hainbat aldiz berriozabal andrea baina hemen sukaldeko lanik

berak defendatzen duena hori lehenengo gauza bigarren gauza harritu egin nau pnvren jarrerak zeren orain dela hiru aste ez zuen sinatu partidu popularrarekin eta partidu sozialistarekin eta gaur sinatu du ez legezko sinatu egin du aportatzen du lehen sinatutakoaz gaurko

horixe da hain zuzen argi eta garbi ikusten ez duguna baino ala ere beste irakurketa bat

egin nahiko nuke izan ere nik uste dut aste bete honetan celaá andrea nik postura aldaketa bat ikusi ikusi dut eta

bide bat egon egon daitekeela zeren eta hemen gakoa klabea hauxe da

berriozabal andrea zuek ez duzue ezertarako kontutan izan gaur sinatu duzuen erdibidekoan euskera zentrala izan behar duenik zuek zeuek sailburuak esaten duenean diagnostikoa ez zela argi eta garbi egin ez zela diagnostiko ona izan zeren eta hizkuntzen errealitatea ezberdina da eta hori jakitun izanik zuek

jaso ere egiten erdibideko zuzenketa honetan

nik lanerako bide bat ikusi ikusten dut

eta are gehiago esaten zenuen horrek bai honek bai harritu egin ninduela baino poztu ere egin ninduen

baldin eta zuek esaten baduzue celaá andreak esandakoa eta beste alde batetik

behintzat esateaz aparte hau aurrera eramateko prest

nik uste dut zuen artean horien artean eta gure artean adostasun batetara iritsi gintezkeela zeren eta klabea gure ikuspuntutik honetan dago guk eredu bat daukagu guk badakigu zer nahi dugun euskaldun eleanitzak nahi ditugu

hirueleaniztasuna partidu nacionalista vasco hitz egiten du eleaniztasunak

ez da zuek gaur erdibideko honetan presentatzen duzuena baizik eta gure ikuspuntutik zein da euskararen tokia eskolan zein toki izan behar duen eta guk oso garbi daukagu

beraz gure eskua luzatu nahi dizuet

esan duzuena euskara ardatz izan behar duela euskal hezkuntza sisteman hori martxan jarri nahi baldin baduzue egia

lan egiteko izan ere horren ondorengoak etorri etorriko direlako gu

ingelesa ere jakin behar dutela eta frantsesa ere jakin behar dutela baina ardatza oinarrian

ez dut uste inongo problemarik egongo denik definitzerakoan zein izan behar duen hizkuntza bakoitzaren tokia eskolan

nire ustez hortxe dago klabea eta ez dugu guk bakarrik esaten

hemendik abiatzeko prest gaude eta besteak hemen tratatu direnak hau da irakasleen prestakuntza beste alde batetik

irakasleen prestakuntza metodologiarekin zerikusia duena horrek horretan nik uste dut adostasuna adostasun batetara eraman gaitzakeela beraz celaá anderea

erantzunen txandan alderdi sozialistaren ordezkariak celaá andereak dauka hitza

mila esker presidente andrea lehenengo eta behin

aldaketa sakona ez dela izan beti izan da horrela

adartz nagusia euskal hezkuntzan sisteman baina es que

andrea mistoa upydk hitza hartzeko asmorik ez

euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

legebiltzarburua iruditzen zaigu gure taldeari alderdi sozialistak izena eta izanaren arteko nahasmena izan duela sarritan eta gaur eztabaidagai dugun kontua adibide bat baino ez da bestelako batzuk ere badaude

lehendik izana zegoenean azken egunotan hitz potoloak entzun ditugu celaá andrearen ahotan kontu honi dagokionez baita

un impulso extraordinario grandes resultados nola esan dezakezue emaitzak edo lortu diren emaitzak bikainak direla

abiapuntuan are gehiago inon ez da esaten esperimentazio fase hau amaitzean

luketen hortaz nola jakin zein den aurrerapena seguruenik aurrerapenik egongo da baina ez dakigu bikaina den estraordinarioa den edo grandes resultados diren no sabemos

orduak zenbat diren finkatzera mugatu hori oso garrantzitsua da baina baita irakasleen hizkuntza gaitasuna eta irakasteko metodologia ere zenbaitek hezkuntzako euskalduntze prozesua amaitutzat

edo jotzen dute gure alderdiak aldiz aurrerantzean ere eskolak euskalduntzen jarraitu behar duela uste dugu eskolak berak eta eskolatik

ekimenek horregatik euskararen irakaskuntzak arreta berezia beharko du aurrerantzean ere euskarak hainbat herri eta hiritan

nuke esan berri ditudan guztien artean zerekin ez dagoen ados agirrezabala jauna

mesedez behin baino gehiagotan eztabaidatu dugunez ez zuen zuzenketarik aurkeztu baina gero esaten digu guk eredu bat dugula eta oso garbia jarri itzazu idatziz eta ekar itzazu eta horren gainean eztabaidatuko dugu zehazki

hizkuntza guztietan baita euskaraz ere gaitasuna hobetzearekin

irakastearekin ez dago ados jaurlaritzak hizkuntza arloko proposamen bat ekarri eta eztabaidatzearekin azaldu beharko lioke agirrezabala jaunak herri honetako euskaltzale guztioi zer dela eta dagoen guzti honen kontra berriro ere

eskerrik asko berriozabal andrea eta amaitzeko eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea bukaeratik hasteko

egia esan lehenengo zure interbentzioak deskolokatuta utzi nau eta orain are deskolokatuago

eta hemen esan duzunak ez dakit zerikusi handirik daukan

galdetu dituzun puntu horietara ez dauka zerikusirik sinatu duzuena hemen egin duzun

sozialistarekin eta lehen esaten nizun zuk ere ez didazu erantzun zer ez da aldatu dena hiru astetan ez sinatzeko

zerarekin ados ez zaudete ingelesa

oinarri batzuk ekartzearekin esan dizut lehen

egiteko planteatu genizuen euskara ardatz bezala ezartzearena eta ez zenuten onartu

beraz zuek aurkeztu duzuen honetatik esan beharra daukaguna lehenengo bi puntuak puntuka

bozkatzea eskatuko dugu lehenengo bi punturekin kontra bozkatuko dugu

ez duelako benetako klabea den gaia hor jasotzen

eta bigarrenarekin nahasten ditu egin egingo garelako zeren eta

erdibideko horretan partidu sozialista haratago joan zen eta partido nacionalista vasco ba pixka bat jaitsarazi egin du partidu sozialistak eskatutakoa

horrela gelditu da hirugarrena puntua baino

argi eta garbi hezkuntza komunitateak eta hezkuntza agente asko eta euskadiko eskola kontseiluaren asko eta asko begiratu besterik ez dago non eskatzen ari diren gaur egungo ereduen marko hau bertan behera uztea eta beste marko batetara joatea orduan abstentzioa zergatik den azken finean bat gaizki

ekarri ditzala hona zeintzuk izan daitezkeen kontsensuaren oinarriak hori batetik bi baina ezer gutxi esaten du ez du eperik jartzen ez du ontzat ematen

desagertu behar direnik ereduen sistemak jende hezkuntza komunitate osoak praktikamente hau onartua

nik azpimarratu nahi dut lehen esandakoa baldin eta sinesten baduzue euskara ardatza izan behar duela euskal hezkuntza sisteman gure

iristeko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

eskatu da transakzioa egin duen taldeek onartzen dute oyarzabal jauna

osotasunean bozkatu beharra dago eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu euskal sozialistak upyd euskal popular eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

ez dute onartu puntuka bozkatzea bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita hamairu ez hogeita bat

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

neurrien programa egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularreko ordezkariak

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan eh bildu taldearen ordezkaria

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eta eguerdi on guztioi honez gero

uste dudalako gai honek ez duela ematen eztabaida sakon bat egiteko besteak beste adostu den

delako azken finean bakarrik eskatzen duelako gaur egun europatik

araubidea sartzen duen zuzentarauak esaten duena bete behar dela orduan iragartzen dut

dugula eta gainera esaten dut ere prest geundela adostutako erdibideko hori sinatzeko baina alderdi batek

upyd izan dela ez alderdi popularra upydren jarrerarengatik azken boladan akonplejauta dagoen alderdi

eskerrik asko maeztu jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria zaballos jauna zurea da hitza sí señora presidenta

de la enmienda transaccional muchas gracias eskerrik asko zaballos jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den arrizabalaga

eguerdi on denoi neu ere laburra izango naiz maeztu jaunak esan duen bezala

ikusi genuenean alderdi popularraren hasierako proposamena hain zuzen eskatzen zuena egina dagoelako dagoeneko

ustez gure ustetan baita egina zerbait geratzekotan geratzen da uholde arriskuen prebentziorako plana eta

esleipen prozeduran dago momentu honetan eta estatu osoan aurrena da

galdera izan da ea ez ote duen

alderdi popularra gobernuan madrilen dagoenetik zein ondo egiten ari den adierazteko berak esan du

tramitazioari europak aspaldidanik agintzen zuena betez eta ez dut nik zalantzan jarriko horrela denik zeren ez baitut jarraipenik ere egin

aipatu dituzun erkidego autonomo horietan bere lanak garaiz eginez

alderdi popularrak agindutakoak ere dena dela egia da eginbeharrekoak egin behar izaten direla eta egiteko bidean badira hobe

europak espainiari ezarri dion isunaren zenbatekoa eta irizpideak ez daudela markatuta nik nonbaiten irakurri dut

eguneko isuna ordaindu beharra izango duela madrileko gobernuak eta azaldu baldin badezakezu ezkertuko nizuke baina jakitearren soilik hemen dagoeneko eginda daude eta baten batek aipatu duen bezala egia da zuzentarau markoak berak esaten duela bi mila hamabosterako dagoeneko

urte batzuk pasa eta gero prozedurak aurrera

eta aprobatu bezain pronto baldin eta datozen asteetan esan duzun bezala madrileko

berriz ere berrikuspen lanetan sartu beharko garela espero dezagun hauek garaiz egiteko gai izatea eta azken finean bakarrik esan planak

ere bai bete behar diren helburuak noski baina berez inportantea dena dela obrak egitea

erakunde guztiak elkarlanean eta bakoitzari dagokionen neurrian betebeharrei aurre eginez gauzak obrak gauzatzea nik gaur gobernuan galdetu dut gutxi gora behera azken legegintzaldietan zenbat diru sartu den

bai hornidurako lanak aurrera eramaten eta

grosso modo bi milagarrena urtetik hona jaurlaritzak berak bakarrik

eta bakoitzak dauzkalako bere eginkizunak jaurlaritza berak berrehun eta berrogeita hamar milioi eurotik gora inbertitu ditu horiek orain artekoak hemendik aurrekoak ekintza planen barruan eta ekintza planen berrikuspenen barruan egin beharko dira eta baliabide ekonomikoak kontutan hartuz borondate politikorik ez da faltako hori egiteko

erdibidekoa sinatzera sartzea gure taldearen izenean esan

hori ez zaigula ondo iruditzen eta gugatik izan balitz noski

sinadura hori ematea eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda ez du hitzik hartzeko asmorik

eskerrik asko lópez de ocariz andrea eh bildu taldearen

jauna zurea da hitza bai zure baimenarekin lekutik soilik esateko

andreari alde batetik badakizu zer nolako errakuntza egin zenuen hasierako proposamena

jadanik onartuta dagoen programa bat onartzea eskatzen zenion ere eusko jaurlaritzari eta gero amaitzen duzu eskatzen estatu espainolari baina tira zure frustrazio guztiak nire pertsonarekin pagatu baldin baduzu

eskerrik asko maeztu jauna zaballos jaunak ez du hitzik hartu behar

jarlekutik egingo dut bi hitz besterik ez bat lópez de ocariz andreari

gauzak egitea dela inportantea eta arrazoia duela baita ere kezkatuta dagoela adierazten duenean

horrek planaren gauzatzeari dudarik gabe zailtasunak ekarriko

hala ere berrikusi beharko dira planak egokitu eta ahal den neurri guztian aurrera egin beraiekin eta ia bukatzeko azkenengo

gaur eta denok jakin dugunez ba gure artean oraindik ere

eta niri egokitu zaidanez azkenengo debate honetan eusko abertzaleak taldearen izenean hitz egitea ba zorteon eta

amaituta bototara jarriko dugu euskal popularrak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

hirurogeita hamairu bai hirurogeita hamalau ondorioz aho batez onartzen da

instituzional bat irakurriko dut eusko legebiltzarraren adierazpen instituzionala sexu askatasunari eta sexu dibertsitateari buruzkoa

maiatzaren hamazazpian homofobia eta transfobiaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da eusko legebiltzarrak berretsi gura du diskriminazio afektibo sexualaren eta genero identitatean oinarritutako diskriminazioaren aurkako borrokan duen konpromezua izan ere diskriminazio horren funtsean

printzipio horren arabera pertsona guztiak berdinak gara eta eskubide berak ditugu gure orientazio sexuala eta genero identitatea edozein dela ere egia den azken urteetan aurrera pausu handiak lortu dituztela

mendebaldeko herrialde asko eta askotan berdindu egin baitira zenbait lege eta eskubide dena dela oraindik ere badago zer lortu gizartean

munduko hainbat herrialdetan eragiten diona lesbiana gay bisexual eta transgeneroei

eta dei egiten dei hezkuntza sailari hezkuntzako erakundeei

osoari manifestu honen alde agertzeko eta konpromezu hartzeko jarraian adieraziko diren premisak aintzat hartuta

berdintasunezkoago bat eraikitzeko premisak hauek dira bat

haien orientazio sexuala eta genero identitatea edozein dela ere bi pertsonen duintasuna eta osotasun fisikoa estatututako gobernuen legeen bidez bermatu beharrezkoak biak errespetatzea espazio publikoan eta bereziki hezkuntzaren arloan ematen diren adierazpen homofobo eta transfoboak

eta hiru mundu osoan erabat despenalizatzeko eskatzea hori baita herritar guztien artean benetako sexu askatasuna eta berdintasuna egotearen seinale bereziki kondenatzea lgtb taldeko

heriotza zigorra oraindik ere sexu askatasuna despenalizatu ez duten herrialdeetan eta zigor horren aurka egitea eta amaituta nik ere antonio basagoiti agurtu nahi dut hemendik eta esan hasiko duzun bide berri horretan

opa dizudala eta besterik gabe gai zerrenda agortuta amaitzen da